guztioi berriro erekin diogu osoko bilkurari gai zerrendako seigarren puntua

taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lanerako prestatzaileei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den bollain jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

arratsalde on guztioi jada bazkaldu eta gero eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

jende asko ez egotea baina pena bat be bai artolazabal sailburua hemen ez egotea

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

arratsalde on jada denoi beno ba gaurkoa da adar desberdinak ukitzen dituen gai horietako bat

pertsonen formazioaz bere lan ibilbidean beharrezkoa duten kualifikazioa eskaintzera bideratzen dena

ari gara langabezia egoeran dauden pertsonei bideratzen den formakuntza eta gero daude jaurlaritzak erreserbatzen dituen

ere bai ezta oso egoera desberdinetan ematen den prestakuntza da enplegurako prestakuntza eta desberdinak dira horretan ari diren agenteak ere badira agente

eta horien baitan oso desberdinak dira batzuetan eta

profesionalen baldintzak beraz gaiak badu berea bere konplexutasuna eta garrantzia eta konplexua eta zaintzekoa da baita ere ekintza hauetara bideratutako diru publikoa handia delako oso handia delako eta garrantzitsua da noski gaiak duen

denok onartzen diogun helmenagatik gainera enplegurako

beren enplegarritasuna sustatzeko eskain daitezkeen zerbitzu

izan ere lanbide jakin baterako langabetuen kualifikazioa hobetzeko balio dute lanbide arlo jakin bateko ezagupenak sakontzeko egokiak dira eta sektore eta jarduera ekonomiko desberdinetan erabil daitezkeen zeharkako tresna eta gaitasunak eskuratzeko lagungarriak dira

lan eskaintzarako prestakuntzari dagokionez lehentasunez langabezian dauden langileei zuzendutako prestakuntza ekintzak garatzeko

garrantzitsua erabakikorra esango nuke denok konpartitzen dugula lanerako prestakuntzaren garrantzia eta garrantzi horrek berak markatzen du gauzak ondo

premia eta onartu beharra dago lanerako formakuntzari dagokionean

asko dira hobekuntza kontuak eta luze hitz egin genezake enplegurako formakuntzaren kontuaz eta seguru asko izango dugu aukera dudarik gabe

garrantzia handia duen kontua delako helmena izugarria duelako eta benetan estrategikoa delako baino gaur formakuntza honetan aritzen diren profesionaletaz hitz egitea tokatzen da

zuzenketarekin horretan zentratu izan nahi genuen kontua hain zabala eta hain garrantzitsuak diren elementu guzti horien artean ezkutatuta geratzen den errealitate bat da prestatzaileena eta beldur ginen

desagertua geratzeaz eta horregatik zentratu genuen ba pixka bat kontu honetan prestatzaileen egoeran

ekimenaren jatorrian o sea jatorrian ekimenak asmo hori zuela

gure ustez oso kontuan hartzekoak dira profesional hauek foro desberdinetan kontatu digutena eta kasuistika batzuk aipatu ditu bollain jaunak eta ni ez naiz luzatuko

nekez bizi daitezkeela bakarrik formakuntza honetatik oso zaila da formakuntzan arituta enplegu finko bat izatea adibidez askotan kontratu gabe aritzen dira prestatzaile asko eta asko ikastaroen antolaketan planifikazioan materialen prestatze lanetan txosten eta jarduera memoriak egiten

eta askotan ba kontratatuak izaten dira ikastaroak irauten duten

batzuetan monitore bezala kontratatzen dituzte ibilbide luzeko profesionalak eta hitz egin genezakeen baita ere profesional hauei ematen zaien soldataz edo

kudeaketa dago kasuan kasuan diruz lagundu daitezkeen deialdien onarpena

lanean ari direnei zuzendutako formakuntzari dagokionez hobetuzen bitartez antolatzen dira

eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak arregi anderea zurea da hitza

lanerako prestatzaileei buruzko interpelazioaren ondoriozko mozioa dugu eztabaidagai elkarrekin podemoseko ordezkaria den julen bollain jaunak aurkeztua

ez daukadala garbi zer lortu nahi duzuen mozio honekin

eta bai beste sail batzuei gure uste apalean totum revolutum itzela agerian gelditzen da interpelazioaren zioan

estructurado y reconocido azaldutako zioarekin ez dut ulertzen zer lortu nahi zen interpelazioarekin lege ekimen biak legebiltzarraren esku daudenean edo egon direnean

heziketako legea legebiltzarrak onartu egin zuen ekainean honelakorik planteatu zenuten legearen tramitazioan zuen ardura erakutsi zenuten

lanbideren erreforma proiektua jaurlaritzak aurkeztu egin zuen eta pleno monografikoa ospatzen denean

eta beste taldeen babesa lortzen errealitate bihurtu daitezen nahiz eta badiogu ez dugula uste bidea hori denik además de esta justificación

bezala egoera oso ezberdinak ematen dira beraz

zentzurik ikusten zuen mozioaren bigarren puntuan eskatzen duzuenari non kolektiboak lan baldintza duinak edukitzeko jaurlaritzari gaia arautzea eskatzen diozuen bestalde hogeita hamar barra bi mila hamabosteko lan esparruko lanbide heziketa arautzen duena estatuko legea da ez nahastu hezkuntza sistemaren baitan arautzen den lanbide heziketarekin gaia arautzen duen estatuko legea pertsonen enplegagarritasuna hobetzera zuzendutako neurriak batzen ditu kortajarena andreak berak ere azaldu duenez batez ere

lan merkatura txertatzeko aukerak handitzeko lanean dauden langileak eta enpresak konpetitiboak izaten jarraitzeko dauden beharretara egokitzea ere bilatzen du legea oinarrizko legea dela

urtero egiten da formakuntza merkatuko beharrizanei egokitzeko berriz esan behar dut bukatzeko ez dugula ondo ulertu mozioaren helburua
lan harremanak ez delako gure eskumena eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko txandan bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko nik uste dut kontu hau dela

denen ahotan dabilen kontu bat dela lan hauetan aritzen diren batzuekin eta besteekin hitz egin eta mila motako kasuistika mahai gaineratzen dituztela eta horregatik horregatik eta benetan denek

besterik gabe horregatik ere mahai gaineratzen ari diren egoera eta kasuistika zabal horiengatik merezi duela azterketa sakon hori egitea ze zuek zuen emendakinean jartzen zenuten hori kalitatearen errebisio hori ba kalitatearen errebisioan bertan sartzen da

ez dago formakuntzan kalitaterik formakuntza horretan aritzen diren prestatzaileak kalitatez eta kalitatezko denborarekin bere lanean eta bere jardunean aritzerik ez baldin badute kalitatezko kalitatearen beste elementuetako bat eta uste dut merezi duela horrelako egoerak mahai gaineratzen direnean

utzi beharrean egokia dela azterketa sakonak planteatzea dagoena aztertzea ikustea analizatzea bai hauen lan baldintzak eta bai baldintza horien oinarrian dauden deialdiak erlazio kontraktualak eta hori dena guztia

se desarrollen en condiciones adecuadas eta horretarako badu gobernu honek nahikoa eskumen eta iruditzen zait zentzu horretan azterketa hori egitea ba oso oso

eta batzuetan horrelako egoeren aurrean eta eztabaidara eramaten denean zenbaitzuek mahai gainean jartzen ditugunean egoera baten aurrean azterketa bat egitea ze hori eskatzen du

ba hona jaistea eta esatea dena ondo egiten dela eta dena arautua dagoela eta dena erregulatua dagoela

arbulo jauna entzuten nuen eta bat nator berak esaten zuenarekin

ez dira egiten ari planteatzen dena hemen formazioa urtero urtero errebisatuko dela prospekzioak ematen dituen analisi horren arabera ez da hori egiten ari ez du gobernu honek kontrolatzen

aritzen diren erakundeek betetzen dituztela lan baldintzak eta subentzio horietara joateko

betekizun guztiak ze hori lanbideren funtzioetako bat kalitatearen errebisioa kurtso horien kalitatearen errebisioa ez du gobernu honek egiten

nik uste dut besterik gabe oso argi dagoela hemen hobetzeko asko badagoela

eta mahai gainean azterketa bat jartzea eta azterketa horretan analizatzea

markatu daitezkeen parametroak zeintzuk izan daitezkeen eta horren arabera sortzen diren ondorioak zuzentzea

horrelako eskakizun larriegia egitea eta benetan kalitatea helburua duen gobernu batek ezin duela horrelako eztabaida baten aurrean
edo horrelako eskakizun baten aurrean beste aldera begiratu eskerrik asko kortajarena anderea euskal sozialistak

anderea euzko abertzaleak arregi anderea zurea da hitza

y se continúe haciendo eta beste barik bakarrik puntuka eskatzea botazioa

eskatuko dugu botazioa egin ahal izatea eskerrik asko
arregi jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeek sinatu duten zuzenketa puntuka eskatu da baina badirudi ez dutela onartzen beraz

osotasunean bozkatuko dugu ez elkarrekin podemosek ez du onartzen

batek ez badu onartzen beraz bozkatu dezakegu elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrendako zazpigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena nikaraguako indarkeriazko egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos zatón jauna zurea da hitza

mesedez mesedez nork dauka musika hori zuk ez

eskerrik asko arratsalde on beno itxaroten dugu

nahikoa benga segi banoa beno arratsalde on dantzatzeko momentua gero helduko da

juan luis uria nikaraguak eta latinoamerikak ere iraultza sandinistarekin bat

zituen urte horietan herria altxatu zen frente sandinistaren eskutik beraien historiaren jabe bilakatuz derrocando

eredu honen ondorioak nabariak izan ziren nikaraguan

azken urteetan gobernuan bueltatu zenetik nahiz eta testuinguru korapilatsua izan aurrerapauso sozialak lortu duen gobernua izan da eta aurrerapauso horiek ere integrazio

laguntzaren ondorioz ere izan dira hala ere arazo sozial ekonomiko politiko demokratiko eta instituzional ugari ditu nikaragua eta

campesinas apirilaren hamazazpian gobernuak seguru sozialaren legea erreformatu zuen enpresarien eta langileen kotizazioak igoz eta pentsioak ehuneko bostera jaitsiz bi

diegu indarraren gehiegizko erabilera oro gaitzetsi eta ikertu

nikaraguako herriaren askatasun eta eskubide demokratikoen defentsaren testuinguruan

hainbat kontu irakurtzeko astirik gabe etorri garela ez dakit zenbat denbora eman dugun esan behar duguna idazten ikuspegi integralaren beharra ezinbestekoa dela sinetsita

eta irakurri dut nahi baina gutxiago eta idatzi dut nahi nuena baina okerrago seguruenik baina entzun

egin behar dugula esan dut ere eta entzuteko prest ote gaude gaur hona hitz egitera jaitsiko garenak

eskainuetan eserita zaudetenak hitz egin behar dugu ere norberak duen jarreratik norberak esan nahi duena

honek gaurko espazio honek gaurko denbora honek aukera emango digunik elkar entzuteko elkar hitz egiteko eta nikaraguak eskatzen duen eztabaida pausatu sakon

herritarren ahotsean nikaraguarren hitzean zentratu nahi dut orain nahi duguna esan dezakegulako guk hemen baina haien herriaz

haien gobernuaz hitz egiteko eta erabakiak hartzeko legitimitate osoa nikaraguako herriak dauka bakearen aldeko apustua erdigunean jartzeak posizionamendu eta politiko bat eskatzen digu zeinetan guk onartu behar dugun herrien eta subjektuen emantzipazioa jarri behar dugula erdigunean haiek dira protagonistak eta haiek dute

demokratizazioaren eta bizitza politiko ekonomiko kultural eta sozialaren gainean erabakitzeko eskubidea

eta gurea akonpainamenduarena izan behar du sostenguarena elkarrizketa ahalbideratzearena zailtasunak dauden puntuetan

herrialdearen egoera zaila berriro errepikatzen dut herrialdeen egoera zaila baliatzen ari dira interbentzionismo basati bat

interes ekonomiko eta politiko konkretuak bultzatzeko asmo soila dute

bide batez honduras aipatu dudanez azken zazpi urteetan hogeita bat mila ikasle erail dituztela adierazi nahi dut

eta inperialismoa eta honen konspirazioak existitzen direla dakigunez

hasieran esaten nuen bezala asko entzun asko irakurri

eta asko hitz egin behar dugu eta hona ez gatoz horretara eta nik nikaraguako herrian konfiantza dudalako nikaraguako herritarrekin ikaragarri ikasi genuelako eta ikasten jarraitu nahi dugulako haien alboan egon nahi dugu momentu zail hauetan

eragin ikaragarria izan zuen mundu osoan eta euskal herrian ere ez ziren gutxi izan

haien parte hartzea eta bizitza ere eskaintzera joan ziren pertsonak

eta seguru gaude inperioaren atzaparren kontra borrokatzen jakin zuten horiek haien herrialdearen norabidetzen eta berriz ere normaltasunera eramaten egiten ari diren eta egingo dituzten ahaleginak fruituak emango dituztela

zuzenketaren ideia dolumina biktima guztiei indarkeria ekimen guztiak guzti guztiak

ez gara sartuko datuen joko honetan edozein hildako galera ikaragarri bat da de todas formas no queremos

elkarrizketa nazionalerako maila berriz ere martxan jartzea eskatzen diogu

aurrera nicaragua eskerrik asko etxebarrieta

prieto jauna euzko abertzaleak juez anderea zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok arratsalde on guztioi nire aurretik hitz egin dutenek esan duzuen bezala

egoera larria da biolentzia ezin da inoiz justifikatu ezta beste biolentzia baten erantzuna denean eta

jatorria agintean dagoenean boteretik datorrenean nikaraguan gertatzen den egoera edo dagoen arazoa harrapatzen gaitu baina komunikabideei esker bertan gertatzen dena bertan bizi dutena edo behintzat zati bat ikusi dezakegu eta

egunero medioetan idatzizkoetan telebistan irratian biolentzia ezberdinak ikusten ditugu tamalez saioetan eta batez ere albisteetan eta nire beldurra da ez ote garen

edo larriagoa izango litzatekeena ez garen dagoeneko ohituta egongo bertan

gure inguruko albisteak entzuten ditugu eta munduan zehar gertatzen dena ikusten dugu baina gauza bat da ikustea eta beste gauza bat da zuzenean bizitzea ez da erraza horrelako

berezko erreakzio edo defentsa bezala alde batera uzten ditugu gure egunerokotasunean aurrera egin ahal izateko eta burutik kentzen ditugu eta guztion erantzukizuna da hauek salatzea eta hauen kontra lan egitea gaurkoan hemen egiten ari garen bezala salatzea

biolentzia guztien aurrean azalpenak ematea komeni da ez ohitzeko eta normala ez dena normaltzat ez hartzeko haurrei askotan zortea dutela esaten diegu

materialki dutenarengatik baina haur guztiek jaiotzatik duten eskubidea da behar dutena izatea eta

ahal izatea nikaraguan haurrak eta helduak biolentzia jasaten ari dira eskubideak urratzen ari dira eta

hemen ezin dugu beste alde batera begiratu hildakoak eta atxilotuak daude boterearen indarkeria agerian gelditu da azken hilabeteetan eta

kanpainan askatasuna eta bakea aldarrikatzen zituen justizia askatasuna eta errekontziliazioa izan ziren erabilitako leloak

jabetza pribatua eta gizartearen askatasunak errespetatuko zituela esan zuen baita ere hala ere nikaraguako giza eskubideen komiteak salaketak egin zituen momentu hartan baita ere bozketa egunean ehuneko hogeita hamazazpilaurogeita hemeretzia lortu zuen eta bi mila zazpi lehendabizikoz presidente izendatu zutenean hitz hauek esan zituen

edo daniel ortegak memoria oso ahula du edo

hutsak ziren bi mila zortzian garraio publikoaren greba egon zen nikaraguan hildako bi zaurituak eta atxilotuak egon ziren protesten ondorioz

guztietan baita amaren bizitza arriskuan dagoenean baita ere

aplikatu egin ditu askatasuna aldarrikatzen zuen bere momentuan eta ekintza batzuk behintzat ikusi ondoren esan dezakegu hasieran aurrera egin bazuen ere gaur egun berak eta bai bere gobernuak atzera pausoak eman dituztela

titular hauek amerikako herri honek bizi duen errealitatearen argazkia

non dago daniel ortegak aldarrikatzen zuen askatasuna non dago daniel ortegak defendatzen zuen justizia eta errespetua bakea eta errekontziliazioa erantzukizuna eskatzen dugu errepresioaren

atxiloketen bukaera eskatzen dugu eta gertakarien ikerketa eskatzen dugu

presidente izendatu zutenean defendatzen zuena zen baina askotan gertatzen den bezala gauza bat da esaten dena eta beste gauza bat egiten dena

eskerrik asko barrio jauna elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

eskerrik asko martínez zatón jauna eh bilduren
ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza bai eskerrik asko

azaldu digu oraintxe bertan kondena horren barruan

hori irakurtzerakoan ikusten dugula eta argi dago gobernuak egindako indarkeriaren eta erabilitako indarraren gaineko azpimarra egitea legitimoa dela eta gainera esaten den moduan

eta legitimoa da norberak nahi duen puntuan jartzea ikuspuntu hori eta zuek atera dituzue kondenaren gaiak puntu ezberdinetan baina elkarrizketarena ez dugu azpimarratuta ikusi momentu batean ere ez

ere ez zuen horren gaineko azpimarrarik jartzen bai gobernuari kritika bat berriro diot legitimoa eta

deia ez da inolako momentuan egiten eta guk ere legebiltzar honetara

nikaraguako ikasleekin egoteko aukera izan genuen bertan parte hartu nahi izan genuelako entzun genituen asko eskertu genituen beraiek esandakoak

egindako zuzenketa proposamena argi dago ere oinarritzat hartu dugula europan aurkeztu genuen mozioa baina horretan niri oso

elkarrizketaren beharra zegoela eta elkarrizketa hori nikaraguan eman behar zela

injerentziarik egotea hori hemen egondako ikasleek horregatik guk azpimarra jarri dugu beraien erabakitzeko eskubidean beraien autogestionatzeko

elkarrizketarako dei horretan eta guri kezkatzen gaituen gauzetako bat eta berriro diot legitimoa da eztabaidak norberak nahi dituen moduan ekartzea osoko bilkurara batzorde batera edo adierazpen instituzional bezala normalean

beste pausa batez batzorde batean edo adierazpen instituzional batekin hau da guztiok elkarrekin ados jartzeko saiakerarekin saiatu izan gara

venezuelari buruz eta nikaraguari buruz hitz egitera izan dela eta berriro diot legitimoa da nahi duenak

eta venezuelaz hitz egin behar dugu honela berriro diot nire ustetan ez diola ekarpenik egiten venezuelak eta nikaraguak merezi duten eztabaida pausatu hori hori nire iritzia da baina berriro diot legitimoa da norberak nahi duen moduan ekartzea

elkarrizketarako deia ez injerentziarako deia eta nikaragua adinez nagusia dela badakigu eta ondoan egongo garela berriro ere azpimarratzen dugu eta azpimarratzen dugu orain arte egindako politika guztiekin agian ez gara ados egongo

baina horrek ez du kentzen eztabaida nora norabidetu nahi denaren inguruan hitz egin behar dugula zertarako erabili nahi dugunaren inguruan hitz egin behar dugula eta helburua zer da bakean eta justizia sozialean oinarritutako nikaragua bat edo blokeen arteko enfrentamendua

eskerrik asko etxebarrieta anderea euskal sozialistak prieto jauna

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak juez anderea zurea da hitza bertatik

argitzeko guk dena kondenatu dugu ez gara gelditu

aurrekoetan ere argi gelditu dela eta onartu

osotua eta nik ere gomendatzen dizuet ondo aztertzeko eta ondo irakurtzeko

oso zabala da eta nik uste dut azalean gelditu zarela hori argitzea nahi nuen besterik ez eskerrik asko